arratsaldeon guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena abiadura handiko trenaren

amaiera emateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta

bederatzi pertsonak bizitza galdu dutenak izen abizen familia lagunak zituztenak

bezala baina badirudi ez direla gainerako pertsonen bezalakoak eta ez dituztela gainerako pertsonen eskubide berberak

ez delako ezer gertatzen edo ez duelako inolako ondoriorik

ez delako neurririk hartzen adibidez etxe honetan

egiten da edo egiten dugu adierazpen instituzionalik egiten dugu edo kontzentraziorik zergatik ez dira egiten

bizitza galdu dutenak kanpotarrak direlako edo bizitza galdu dutenak langabezian dauden

pertsona ikusezin horietakoak direlako

lan istripuak handitzen ari dira indarrean dagoen kontratazio ereduarekin legearekin indarrean dagoen ikuskaritzarekin osalanekin guztion diruarekin guztion finantzazioarekin eta gobernu honek ez du ezer egiten bueno eskuzabala izango naiz ez dut esango ez duela ezer egiten esango dut

ezer egiten eta bai gobernua bai ikuskaritza

bilakatu dira enpresen konplize enpresen konplize bilakatu dira eta hori da gertatzen ari dena nik egia esan nahiago nuke tren madarikatu honetaz ez hitz egitea ez bagina tren madarikatu honetaz hitz egiten arituko guztiz

baina ezin ditugu ahaztuta utzi bertan esklaboak izango balira bezala lanean ari diren

zentratuko gara beraz hasteko galdera bat sortzen zaigu orduan

zertarako ez badute ausardiarik beraien funtzioa betetzeko

maiz obra publikoetan lanean ari diren sindikatuen ordezkariei osalanetik eta ikuskaritzatik datuak eskatzen zaie frogak eskatzen zaie beraiek bai ikuskaritzak eta bai osalanek beraiek aurkitu behar dituztenean frogak ikertu behar dutenean datuak

oraindik osalanek ez du egin edo behintzat ez du aurkeztu ez dakigu eginda

heriotzari buruzkoa beraz ikusitakoak ikusita eta probestuz osalanen

urteurrena ospatzen ari dela ba ospakizunak

osalanen berregituraketa sakon bat horretarako

utzita eta ikuskaritzarekin ere zerbait egiteko momentua izan beharko litzateke

noski zertarako xahutu behar dugu diru publikoa beraien lana funtzioa betetzen ez duten erakundeekin organismoekin zeren ia dagoeneko ipuinekin

hasiak gara eraginkortasuna nahi dugu neurriak nahi ditugu obra publikoa gauzatzen den tokietan eta gauza guztien gainetik

ezin delako onartu ez delako onargarria eta hemen erakundeetatik gobernutik ikuskaritzatik osalanetik onartzen ari da eta hemen ez da ezer

ezagutzen ditugun azken bi heriotzak azken bi heriotzak hamar egunen barruan izan ziren eta

obra geratzeko guk guregatik obra guztia geratzea

jarraitzen dugu eskatzen eta jarraituko dugu eskatzen baina gaurkoan

erakundeetatik diru publikoarekin zer egiten ari gara nik baino hobeto jakingo duzue gobernua sostengatzen duzuen bi taldeen aldetik zertan ari garen baina hau ez da bakarrik ahtan gertatzen

hau gertatzen da bai jaurlaritzatik eta gainerako erakunde publikoetatik sustatzen den eta garatzen den obra publiko

finantzazio publikoarekin erantzukizun publikoarekin eta hemen ez dago salbuespenik zoritxarrez ez dago salbuespenik eta zer da gertatzen ari dena

hogeita hamar bat azpikontratarekin hiru azpikontrata potente

gehiagorekin izenak aldatzen doazenak arrastorik ez usteko eta gainera langile batzuk aurkitzen ditugu egun baten

langile berberak beste obra baten zergatik enpresa berdinak ari direlako obra guztietan guztietan eta hori da gertatzen ari dena eta gogoratu nahi dut jaurlaritza dela kontratatzailea jaurlaritza dela kontratatzailea gogoratu nahi dut prezioak esleipenetan merkatzen direla zeren gauza bat

gero enpresek hori lurreraino jaisten dute prezioa

eta gero modifikatuen bidez eta prezio hori

aldatzen dute eta beraz prezioa ez da bakarrik eskaintzatik esleipenera

bi mila hamaikan zapateroren gobernuak lege bat onartu zuela

ehuneko hamara baino gehiago ez izateko zeren

argi zegoela zer gertatzen zen baina bi mila hamazazpian

langa hori berriro ehuneko berrogeita hamarera igo zuen eta badakizue zeintzuk izan ziren arrazoiak gardentasuna eta azkartasuna kasualitatea aurretik badagoela etekin industrial bat telita eta

zer gertatzen da gehiago obretan badaude enpresak langileei nominak ez dizkietenak ematen horrela da eta gainera

ez dugu hitz egingo eta aurkitu gaitezke ere nominetan

bueltatu behar izaten dutela kopuru bat hori ere gertatzen da eta zein hitzarmen aplikatzen dira obra horietan finean

hau da jaurlaritzak bultzatu nahi duen kalitatezko enplegua hau da urkulluk bultzatu nahi duen

hamabi orduko txandetan gainera bukaera datarik ez duten obra batetan urte batean geraturik egoten dena hile batzuetan geldirik egoten dena segurtasun neurriak hala moduzkoak direnak adibidez momentu honetan

segun andoian zizurkilen izugarrizko lan erritmoa dago

hernani astigarraga geratua dago andoain tolosakoa asko jaitsi da erritmoa

korapiloan hasi dira lurrak mugitzen ah

irunen topoaren linea probestuta

enpresa esleitu zitzaion enpresa makinariarekin sartzen da tunelera

diruak ez dit ematen hemengo obra egiten uzten du makina han

modifikazioan zer gertatuko da ba hau da gertatzen ari dena eta bitartean

kaltetuak herritarrak eta beno beste gauza batzuk ba hori da

egunerokoa inora ez doan trenaren horren inguruan

hogeita hamar metro imajinatu hogeita hamar metrotan lau kamioi zeuden lau kamioi aurrera atzera lanean

nolakoak dira lan baldintzak tuneletan osalanek zergatik oraindik ez du aurkeztu azken heriotzaren txostena zergatik igual atzo aurkeztuko zuen ez dakit eta sarritan

langileak zigortuak izaten dira ikuskaritzaren konplizitatearekin zigortuak izaten dira beraz obra publikoan zein baldintza errealitatean lan egiten dute egunerokoan

ez dakit jaurlaritzak zergatik baimentzen du guzti hau

zer kontratazio eredu garatzen du jaurlaritzak erakundeak guztion diru publikoarekin zergatik egiten du hau zergatik ahalbidetzen du hau langileen

bideratzen diren obra publiko hauek ez direlako bideragarriak

ez direlako bideragarriak hori da eta zertarako enpresa batzuei jaten emateko hori da hori da helburua obra hauena

bere pisuagatik jausten dira halako titularrak nekatuak gaude titular hauetaz

eta bitartean obra zentzugabekeria hauek geratzen ez diren bitartean behingoz hitz politak

hutsalak albo batera utzi beharko genituzke eta jaurlaritza hasi beharko litzateke san jose andrea bestelako kontratazio eredu bat sustatzen eta badakit zure eskuetan ez dagoela

horretara langileen lan baldintzak behar bezalakoak bermatzeko

amaiera emateko murrizteko eta guzti hori jaurlaritzaren esku dago jaurlaritzaren esku dago

eskubideak dituzte edo ez dute eskubiderik zamorakoak direlako galiziakoak direlako portugalgoak direlako horregatik ez dute eskubiderik gainerako pertsonak bezala amaiera eman behar zaio abiadura handiko trenaren odolusteari amaiera eman behar zaio

ezin dugulako jarraitu eta jaurlaritza ohartu behar da bere esku dagoela behingoz ohartu behar da bere esku dagoela eta egin dezakeen hoberena dela langileen alde bere eskuak zikintzea lokaztea

eta kontratazio eredua aldatzea segurtasuna bermatzea lan baldintzak behar bezalakoak izatea iruditzen zait hori gutxienekoa dela eta pentsatu beharko dugu ikuskaritza eta osalanekin

pentsatu beharko dugu ikusita eguneroko errealitate tristea zein den zein funtzio izan behar duten zertarako dauden lana betetzen duten ala ez duten betetzen eta beraien lana betetzeko zer egin beharko

ospakizun gutxiago eta benetan momentua aprobetxatu beharko litzateke guzti honi buelta sakon bat

eta guk horregatik egin dugu proposamen hau azkenean elkarrekin podemosekin erdibidetu dugu badakigu ez dela aurrera aterako

amaiera emateko zeren ez da guk esaten dugulako gaur ere osalanen kongresuan edo atzo

ere agerian utzi ditu datuak zeintzuk diren beraz

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

eskerrik asko llanos anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea eta arratsalde on guztioi askotan eztabaidatu dugu ganbera honetan

laneko osasunarekin eta segurtasunarekin lotutako gaietaz lan baldintzak betetzeaz enpleguaren kalitateaz

benetan aurrerapausoak lortzeko beharrezkoa da eremu guztietan

funtsezkoa da inspekzioak beharrezko baliabideak izatea bere funtzioa egin ahal izateko lan baldintzen aplikazio egokia bermatze

behin lan istripu bat gertatzen da euskal herrian bost minututik behin esponentzialki ari da igotzen bi mila hamalauan ehuneko bata zen

bi mila hamaseian lehen hamar hilabetetan ehuneko bederatzi koma seia eta gaur osalanek emandako datuak

bi koma zazpi gehiago lanean ari ziren bitartean ehuneko berrogeita bi koma bederatzi istripu hilgarri gehiago egon dira aurten

zer baldintza klimatologikotan zegoen lanean zenbat ordu

hil zena zenbat ordu zer txandakoa egiten ari zen zer baldintzatan orduan zertaz ari gara hitz egiten

obraren erdia baino gehiago tunel azpitik doa

lau edo bost kilometro tartean eta hor barruan zer gertatzen ari den norbaitek badaki

zer gertatzen ari da hor eh eta badago borondaterik hori guztia ikertzeko eta gero badira datuak denak horrela ez dakit ezagutzen duzuen liburua oso ondo dago zuloan bidai bat

urko apaolaza lan bikaina lan bikaina eta hemen gauza asko jasotzen dira hauek dena pateatu dute ez dakit zuek bisitak egin dituzuen nik behin beraiekin egon nintzen egon nintzen igor san josé ela koa por cierto lan bikaina egiten ari dena langileen lan baldintzak bermatzeko pertsona horien eskubideen alde bakoitzari berea bakoitzari berea eta osalan eta ikuskaritza ere berari datuak eskatzen osalan eta ikuskaritzak bere funtzioak bete beharrean eta hemen badaude pasarte batzuk bi pasarte

obra horietan aritutako langileek prentsaren bidez salatu zuten beraiek lan egiten zuten azpikontratak kendu eta merkeago bat ekarri zutela

edukitzen omen zituzten lanean kasik esklabo ordua lau euro besterik ez ordainduz eta bertan loaraziz manta azpian ahtko obretan praktika mafiosoak izan daitezkeen engantxeak ere eman ziren dirudienez gure laguna

bera izan zen horren lekuko nik ikusi izan dut corellatik etorritako jendea beste pertsona bat hilabete amaieran dirua ematera derrigortuta ahtan lana lortu ziolako beste bat

hitzak ez dira merke saltzeko horietakoak badaki zertaz ari den beste asko bezala

euskal herrian eraikuntza arloko lan baldintzak ondoratu zirenean baina hangoak baino ehuneko berrogei gutxiago kobratuz bigarren mailako ofizialak

hemen direna ginen gu han frantziako obra askotan bertako langileek eguraldi txarrarekin baimena dute etxolara joateko

guk ez guk ez euria hasten zuenean guk lanean jarraitzen genuen hemen hemen gauza bera gertatzen zaie kanpotik etortzen
direnei eskerrik asko ubera

elkarrekin podemos con eh bildu era una buena iniciativa eskerrik asko hernández jauna

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu

eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko

hartzea eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

mozioa iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua etxebizitzaren ekainaren hemezortziko hiru barra bi mila hamabost legearen bederatzigarren kapituluaren aplikazioari buruz mozioa

garapenari buruz talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den
otamendi andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko bai eskerrik asko

arratsalde on guztioi bi mila hemezortziko irailaren hogeita zortzian bi ekimen erroldatu nituen

etxebizitza legearen garapenari buruzko interpelazioa eta bestetik alokairu politika publikoak indartzeari buruzko legez besteko proposamena gure ustez bi ekimen ezberdin dira hauek helburu ezberdinak dituztenak eta eztabaidagai ezberdina dutena

bi gai hauek komunean duten bakarra da etxebizitzari buruzkoak direla besterik ez interpelazioak oso oso poliki doan

eta arriola jaunak kontrol bilkuran emandako azalpenak ez nahikoak iruditu zitzaizkigunez eztabaidagai dugun mozioa aurkeztu genuen bertan jasotako bost puntuetan garbi azaltzen den bezala eskaera oso zehatzak egiten dizkiogu jaurlaritzari legearen garapenari dagokionean besteak alokairu politika publikoekin du zerikusia legez besteko proposamenean jasotako lau puntuetan garbi azaltzen den bezala alokairu politika publikoak indartzeko lau eskaera egiten zaizkio jaurlaritzari

egiten eta zerikusirik ez dutenak etxebizitza legearen garapenarekin beraz ez dugu inolaz ere konpartitzen bi ekimen hauek

bi gai hauetariko bakoitzak nahiko eduki eta sakontasun baduela eztabaida propio bat izateko eta behar besteko denbora eskaintzeko baina tira halaxe erabaki da eta halaxe egingo dugu gaurkoan

esan nahiko nituzkeela baina kontziente izanik

denborarik ez dudala izango legearen garapenean zentratuko naiz batez ere aurrerago ere izango dugu aukerarik

buruz sakonago eztabaidatzeko baina benetan eztabaidatzeko ikusiko dugu aztertzen ari gara nola baina

aurkezteko pentsatzen ari gara aztertzen ari gara arrazoiak badaudelako

aztertzeko eta bizitzen ari garen egoera hau iraultzen hasteko guztiz iraultzea nahiko nuke baina errealista izanik

beharko du alokairuzko etxebizitzen eskaera bai babes publikoko

bereziki baina baita merkatu librean alokairuzko etxebizitzen eskaera gero eta handiagoa da eta eskaintza txikia da

bai eskaintza publikoa bera baina baita eskaintza pribatua ere eta honek dakar azken urteetan alokairuaren

igoera etxebideren azken txostenaren arabera

bataz besteko prezioa hilean bederatziehun eta hogeita hemezortzi eurokoa zen ekainean gure

erkidegoan konkretuki eta merkatu librean bederatziehun eta laurogeita hiru eurotakoa

garestitu da prezioa eta bost urtetan ehuneko hemeretzi eta bereziki kezkagarria da egoera gipuzkoan alokairuaren bataz bestekoa

dagoelako eskaintza eta eskariaren legea da hau hemen ez dago besterik beraz argi dago zein den bidea alokairuko

baina esan bezala honetan ez dute gehiago sakonduko izango dugu eta aukera irakurketa zabalago bat egin ahal izateko eta etxebizitza legearen garapenean zentratuko naiz esan bezala

aurkeztu genuen mozioak bost puntu azpimarratzen zituen batetik etxebizitza legea garatzeko planifikazio

bestetik eskubide subjektiboa arautzen duen dekretua berehalakoan aurkeztea eta onartzea eskatzen genuen hirugarren puntu bezala etxebizitza baliabideak alokairuko etxebizitzak sustatzera bideratzea eskatzen genuen

urtetik aurrera babes publikoko etxebizitza bat bera ere ez dela salduko bermatuz laugarren

etxebizitzetan eskua hartu ahal izateko tresnak garatzea eskatzen genuen eta bosgarrengo puntuan

enpresa publiko eta erakunde guztiak biltzea helburu izango duen erakunde autonomoa sortzea eskatzen genuen

elkarrekin podemosek berak ondo azalduko duen bezala etxebizitza legearen

interpelazio bat egin zion sailburu jaunari auzitegi konstituzionalaren epaia eta gero

eta interpelazio horren ondoriozko mozioa dugu gaur ere eztabaidagai guk aurkeztutako mozioarekin batera eta guk aurkeztutako legez besteko proposamenarekin batera ikusirik eztabaida honetan elementu gehiegi genituela eta

ba batez ere etxebizitza legearen garapenean zentratzea erabaki genuen

eta alokairu politikei dagokion guzti hau puntu bakar batean laburbiltzea

erabaki genuen eta hori da egin genuena

erdi bideko bat adostu genuen eta gainera aitortu behar dut

gure proposamena hobetu genuela erdibideko proposamen honekin bereziki garrantzitsua iruditzen zaidalako elkarrekin podemos taldetik sartu zuten lehenengo

ikusten dugulako eskatzen den azterketa hori oso baliagarria izango zaiela batez ere udalei batez ere baliabide gutxien

aurkitzen diren askotan eta

euskal herria bildu eta elkarrekin podemosen artean adostu genuen erdibideko hau gainontzeko taldeekin akordio batera iritsi ahal izateko ba hasierako gure eskaeretatik pixka bat

dena esan behar da ia bere horretan onartuko dela aho batez ezta erdibideko proposamen hau luzatu genien

borondate osoz eta lortu dugun erdibideko proposamen honetan sei puntu jasotzen dira

lehenengo puntuan eskatzen diogu jaurlaritzari txosten bat

mozioan aurkeztu jaso duen niretzako garrantzitsuena den

legeari buruz argitzeko zein kontu edo

beren eskumenen barruan eta zein gaik behar duten

garapen bat nahitaezkoa izango dena udalek egingo jarduerak gaitzeko guk erdibideko proposamen horretan hilabeteko epea eman nahi genion jaurlaritzari txosten hau aurkeztu dezan baina bueno azkenean hiru hilabeteko epean o sea

zehar aurkeztuko dela edo aurkeztuko duelako konpromisoa hartu du jaurlaritzak beraz

onargarria dela bigarrengo puntu batean etxebizitza legearen

bat aurkeztea eskatzen diogu jaurlaritzari garapenean eta haren egutegian egin beharreko urratsen gaineko orientabide bat

legebiltzar honek bi mila hamazazpiko urriaren hogeita zazpian

adostutakoa betez guk

eskatuko genuke hilabete baten buruan aurkeztu

berez iruditzen zaigu nahikoa izan beharko litzatekeela hilabete bat zeren gogoratu behar dut orain dela urtebete baino gehiago hemen mahai honetan

onartu genuen legez besteko proposamen baten puntu bat da eta han eskatzen zen lehenbailehen

egitea eta lehenbailehen aurkeztea urtebete pasa da ez dugu ezer jaso

alde batetik ikusten dut gure lana errazteko edo gure lanean ez ibiltzeko etengabeki eskatzen

edo departamentuak betetzeko zailak diren neurriak guk izatea gure eskuetan kalendarizazio horren berri edo planifikazio horren berri

uste dut bere ekinbiderako ezinbestekoa dela plangintza hori egina izatea beraz hilabeteko epean hemen aurkeztea ez zait gehiegizko exijentzia bat iruditzen baina

bi mila hemeretziko lehen hiruhilekoan zehar aurkeztua izatea

urrian onarturiko legez besteko baten puntu bat da hau egin ez dena bete ez dena beraz atzetik gainean egongo garela puntu honen betetzean

etxebizitza legearen funtsezko elementua den eskubide subjektiboa arautzeko dekretua eskatuz

zuzenketak hemen ere bueltatzen gara lehen esan dudan

orain dela urtebete urtebete ez irailean urtebete pasa zen aurreproiektu

iruditzen zaigu dezente denbora pasa dela gehiegi denbora gehiegi pasa dela eskubide subjektiboa arautzen duen dekretu hori onartua izateko

betetzea bermatzeko eta uste dugu lehenbailehen izan behako genuela onartua dekretu hori baina bueno hemen ere bai eman diogu

ez da erraza batez ere baliabide material eta batez ere baliabide pertsonalak behar direlako

baina hori dena ondo egiteko denbora dezente gehiegi

duzuela iruditzen zait baina bueno berme guztiekin egin dezagun eta

bederatzi hilabetetako epean dekretu hori onartua dugun laugarren puntu bat jaso dugu

mobilizatzeko eta etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko erregelamendu bidez gara ditzala legearen bederatzigarren kapituluari dagozkion alderdi guztiak ba eskatuz

beraiek ezagutu ditzaten dituzten tresnak edo indarrean jarri ditzaten

honek bai denbora gehixeago behar du egia da lehen ere eskatu genuela konstituzionalak errekurritua izan etxebizitza hutsei dagokion guztia lehen ere eskatu genuen lanak aurreratzen joateko eta egin beharreko garapen guztiak aurreratzen joateko baina bai egia da eta hemen bai ulertzen dut

sailburuorde jaunak izan genuen bileran zeintzuk diren prozedurak betebeharrak eta egia da

ez dira nahikoa agian epean malguagoak izan gara

betetzen den eta bederatzi hilabete barru hurrengoko

urte erdira gure esku izan ahal dugun

guztiak bosgarrengo puntu bat sartu genuen

euzko alderdi jeltzaleak eta partidu sozialistak bere zuzenketan aurkeztutako o gehitutako puntu bat

eskuduna den sailaren integrazio operatiboa eta funtzionalarekin jarraitzea bai eta haren mendekoak diren sozietate publikoena ere

erakunde autonomo bat dela sortu beharko litzatekeena lanbide

gehiago izango lituzkeela batez ere kontutan izaten badugu prestazio

eta ez dakit nik hor ez ote den pixka bat zailtasunekin aurkituko horrela ez balitz baina

integrazio operatibo eta funtzionala ondo doala bazabiltzatela hor aurrerapenak egiten eta nik benetan uste dut jarraitzen dut pentsatzen erakunde autonomo bat sortu beharko litzatekeela baina bueno akordio baten bidean ba bueno onartu dugu zuek planteatutakoa eta azkenik eta oso labur
amaitzen joan alokairu politikak indartzeari buruzko puntua sartu dugu

behar beharrezkoa iruditzen zaiguna eta hemen azpimarratu nahiko nuke oso labur lortu dugun niri behintzat gehien pozten nauen edo bai gehien pozten nauen puntutxo bat

aurrerakoan ez dela planifikatuko babes publikoko etxebizitza bakar bat ere ez

ni harago nindoan nik uste dut bi mila hogeitik aurrera ezingo litzatekeela

legea betez ezingo litzatekeela etxebizitza bat bera ere saldu baina bueno pauso bat orain arte aurrekoan interpelazioan erantzun zenidan sailburu jauna etxebizitza bat bera ere ez duzuela
nola esaten zenidan zehazki amaitu mesedez bueno ez duzuela bat bera ere sustatzen hasiko

planifikazio hori gaurtik ia planifikazio hori ikuspegi horrekin egiten onartzen baldin baduzu ni pozik noa behintzat
eskerrik asko eskerrik asko otamendi andrea martínez zatón elkarrekin podemos taldeko

arratsalde on eskerrik asko mahaiburu andrea

erdibidekoa guztiz azalduta dago eta

eta saila da egia esateko jatorrizko iniziatibekin eztabaida zentratu bat egitea baina beno azkenean

zentratu dugula eztabaida eta beste gauza batzuk geratu dira kanpoan batzuk diferentziengatik alderdien arteko diferentziengatik eta beste batzuk aukera izango dugu eztabaidatzeko beti

interpelazioan arriola jaunari esan nion bezala alokairu

ez gaude hitz egiten edozein gauzei buruz

pertsona zehatz eta konkretu batzuei buruz gure hiritarrei buruz eta gure bizitza gure herritarron bizitza baldintzatzen duen gai nahiko

garrantzitsuak direla ematea gaia zentratzeko alde batetik

alokairuaren prezioa azken urteotan bost urtetan ehuneko hogeia

gure herrian eta batez ere gipuzkoan ehuneko hogeita hirua mila euro baino gehiagotan dago momentu honetan alokairua

horrexegatik eta erdibidekoan ere esaten da legea garatu behar da eta baita ere

isla nahiko garrantzitsua izan behar du eta horretan

aurrekontuetan gure zuzenketak egingo ditugu etxebizitza sailak aurrekontu

izateko legeak etxebizitza duin bat izateko eskubidea bermatzen du gure legea eta esaten duena da administrazio publikoen ardura dela eta bi bide ezartzen ditu hau bermatzeko etxe bat alokairuan ematea edo prestazioa zoritxarrez koiunturagatik erabaki politikoengatik baina zoritxarrez azken hau prestazioarena ari da

akordioan dauden gauza batzuk laugarren puntuan azaldu da ere bai

legea betetzea eta parlamentuak aprobatutakoa betetzea bakarrik eskatzen dugu hori eta nire taldetik azken aldia izango da hori eskatzen duguna zeren lege bat dago bi akordio daude behintzat bi akordio daude

plan direktorea daukagu ere bai martxan eta hori bete behar da eta

honi eskatzea parlamentuak aprobatutako zeozer betetzea

etxeko lanak jarri genituen eta orain arte ez dira egin eta nik uste dut hau eta zoriontzen dugu akordio hau nik uste dut azkena izan behar dela eta sailak

eta beno esanda dago hemendik aurrera ere

zuzenduta ez dagoen etxebizitza publikorik ez da planifikatuko geneukan

pixkat lehenago jarri dugu epe hori eta nik uste dut akordio hori lortzea zoriontzekoa dela eta ere bai

alokairuen prezioei buruzko indize bat ezartzeari buruz eta azkenean

beno nahiz eta ados ez egon akumulazio hori

eta izango dugu eta sailak egin behar du orain bere lana horren inguruan eta gure proposamenak nahi baditu bidaliko diegu para

martínez jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

gracias presidenta arratsalde on berriro bien

guztioi nik ulertzen dut hiru proposamen batean eztabaidatzea ez dela bat

azkar bat egin dugu eta ahal den heinean ba proposamen honetan erdibideko

dugu gaur berriro ere eta ez da kasualitatea gai honi buruz eztabaidatzen dugunean unanimitatearekin

izatean ditu bere abantailak eta gaurkoan ba uste dut abantaila daukadala nire aurretik hitz egin duzuenok

jatorrizko ekimenen arrazoiak eta edukiak eta baita ere ba beno gaurkoan

akordioaren edukia ni ere ados nago otamendi andreak esan duenarekin hiru ekimen eta beno bi agian berdintsuak mozioei dagokionez baina zure legez bestekoa eta uste dut erabakiak errespetatuz bazuela nahiko mami bi eztabaida ezberdinetan jorratzeko baina

baita ere talde guztiok adostu dugu garrantzi gehiago ematea gaurkoan legearen garapenari alokairuaren sustapena eta

sakontzeko aukera ere izango dugu garbi azaldu

akordioa eta uste dut legearen garapena ezinbestekoa beti esan izan dugu legealdi honetan etxebizitza sailak izango duen erronkarik nagusienetakoa izango dela

baita ere oztopoak izan ditu helegitea medio auzitegi konstituzionalean dagoeneko ebatzia eta beno bide bat irekitzen du garapen horri

nik uste dut egokia dela txosten juridikoa eskatzea departamentuari sailari

jaurlaritza berak eta baita udalak batez ere zer egin behar duten

kapituluan jasotzen den guzti horri bide emateko berebiziko garrantzia duelako nik uste dut alokairuaren aldeko apustuan

legeak jasotzen dituen hainbat kontu eta gero nola bideratuko

gero aurreko eztabaida baten ondorioz onartutako akordio

esaten genuen beharrezkoa zela planifikazio bat edo egutegi bat legeak baduelako bere konplikazioa garapenena araudi asko eskatzen duelako eta

erraztu egingo lukela guztion lana planifikazio hori izatea ez daukalako zentzu gehiegi hona etorri eta hainbat kontu betetzea eskatzea planifikazio horretan hemendik bi urtera egingo dela esaten baldin bada ba beno goazen pausoka poliki poliki eta epeak

eskatzea ondo dago baina jakinda noizko espero dugun gauza bakoitza horrek asko errazten du eta gainera errealitatean

garapen horretan dudarik gabe eskubide subjektiboa arautuko duen dekretua garrantzitsua da baina nik uste dut

eskubide hori duenari erantzuna ematen zaiola

egon dela ekarpen batzuk egon direla dokumentu hori bere horretan ongi egin eta gero

prestazioen kudeaketa nola egingo den pertsonalaren arazoa ere tarteko

moteldu du dekretu honen tramitazioa baina

adostu dugu epea ere eta espero dezagun ba berriro honetaz ez hitz egitea

lehen aipatu dut bederatzigarren kapituluaren garapena eta

desberdintasunak ere baditugula kanonaren kontua aipatzen da berak esan du txosten juridiko horretan agian jaso beharko dela baita ere horrek konpatibilitatea duen ala ez ibi arekin ibi aren errekargoarekin edo ez

asko zehaztu behar da eta bederatzigarren kapituluaren garapenetik

dudarik gabe etxebizitza hutsaren gaineko politikak erabakitzerakoan neurri fiskalak eta abar ere aipatu ditugu hor guk esan izan dugu etxebizitza hutsak mugiarazterakoan ez genuela hain aldeko posizioa neurri zigortzaileengan baizik eta agian ba beno sustapenaren aldekoak ginela edo hobarien aldekoak

gure akordioaren seigarren puntuan baina nahiko irekia gelditu da eta nik uste dut zer esateko asko izango dugula baita ere neurri horien inguruan

gero beno konpromisoa hartzen da baita ere jaurlaritzaren aldetik hemendik

aurrera ez direla sustatuko erosteko etxebizitza baizik eta dena alokairurako

eta gero uste dut baita ere eztabaidarako aukera emango digun kontu bat izango dela merkatu alokairuaren prezioaren tope hori jartzeak ez nik uste dut muga horrek niri behintzat zalantzak sortzen dizkit bai juridikoki eta baita ere benetan bilatzen dugun efektua izango duen edo ez ez

eta nik ere zalantzak ditut horren inguruan ikusi besterik ez daukagu baita ere ba beno alokabidetik eramaten den bizigune programa horretan

errentaren muga horrek atzera botatzen dituela baita ere

egin dezagun ongi eta ez dezagun erabaki prezioaren gehiengo bat eta gero justu

erantzun bezala gaurkoan jaso duguna izan da indize bat jartzearena eta kataluniako generalitateak ere horrelako zerbait erabakita dauka

gero izan ditzake hobari fiskal batzuk edo onura batzuk eta nik uste dut hortik abiatzeko moduan egongo ginatekeela eta

litzatekeela momentu honetan behintzat egokiena besteak zalantzak sortzen dizkidalako bai juridikoki eta baita ere gero jaso daitezkeen

gaiaren inguruan eta horrek esan nahi du ezberdintasunak ezberdintasun funtsezko kontuetan ados gaudela eta ikusita gai honek duen garrantzia

horrelako akordioetara iristeko gai izatea espero det eskerrik asko eskerrik asko
berasaluze anderea erantzunen txandara pasatuz

aho batez onartu dugu eta eskertzekoa da lehen agian denborarik ez dut izan eta eskertzen da borondatea baina borondatea denon aldetik eta nik uste dut frogatuta gelditu dela denok uste dut denok esan dugula mamitsua

eta azkenean erabaki genuen alokairu politikak indartzearen puntua ez hainbeste garatzea hor zegoelako agian ez

bi eztabaida oso desberdin batetik legearen garapena bagenekielako hor adostasunetara iristea posible izango litzatekela

neurri batean andueza jaunak ere hor ez gara adostasunetara

bi eztabaida alokairuan adibide bat jartzea arren indizearen kontuan

adostasun batera iritsiko horregatik malgu malgu jarri dugu proposamenean

prezio horiek ezartzea ikusiko dugu gero horrekin

nik aspaldi esan nuen nik alokairuari muga jarriko nioke inongo zalantzarik ez dut baina beno hemen horretan ez gara inoiz adostasun batera iritsiko horrexegatik

neurri lauso bat adostu dugu erreferentzia batzuk eginez fiskalitateari horretan ere ez ginakela inoiz adostasun orokor batera iritsiko nik neurri

neurri zuzentzaileak agian hobeto jarriko nituzke ez soilik neurri

beno horregatik izan da ez eta pozten naiz adostasun batera iritsi
baina batez ere da alokairu politiken inguruko eztabaidan sakonean ez garelako sartu baina hala ere eskerrik asko eskerrik asko
otamendi anderea martínez zatónek ez du hitz egin behar llanos andereak anduezak inorrek

benga oso ondo eztabaida amaitu denez

jarriko dugu eh bildu euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemosek eta euzko abertzaleak sinatu duten

zuzenketa bozkatu dezakegu

beraz aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zortzigarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua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

mila esker eskerrik asko garcía anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal anderea zurea da hitza

beno hemen esan denez laurogeigarrena hamarkadan gasteizeko udalak apustu garrantzitsu bat egin zuen dantzaren alde eta

egon den proiektua da eta aldi berean dantza munduari ekarpen handia egin diona ibilbide luzekoa eta ehundaka dantzariri prestakuntza eskaini diena

bilakatuz baina hirian ez ezik euskadin ere ondo errotutako proiektua izan da izan ere euskadin ez dago ikasketa horiek eskaintzen dituen bestelako eskola publikorik

dantzaren eta arte eszenikoen aldeko apustua egin du urtero

eratu zuen jaurlaritzak euskadiko arte dramatiko eta dantza goi mailako eskola da eusko jaurlaritzaren hezkuntza sailari atxikitako zentro publikoa eta sorrera honek dantza arloan ordura arte ez zegoen eskaintza osatzea ekarri zuen

ikasketa profesionalak eskaintzen zituen eta dantzetik aldiz goi mailako dantza titulua

dantza prestakuntza osoa edo ibilbide osoa eskaintzen dio euskadik ikasi nahi duenari horregatik datozen hilabeteetan landu eta gauzatuko den integrazio prozesua hainbat arlotatik begiratuta interesgarria iruditzen zaigu

euskadin sare publikoan eskaintzen diren dantza ikasketei koherentzia handiagoa eskaintzeko eta bakoitzaren autonomia errespetatuz bada ere ahalik eta modu egokienean uztartu eta sinergiak sortzeko zentsu horretan interesgarriak iruditzen zaizkigu hezkuntza sailak landutako txostenean jasoetako gogoetak

indartzeko beharra aukerako ikasgaiak indartzeko eskaintzeko aukera ordutegiak moldatzea jende gehiagorentzat erakargarria izan dadin eta bestelako ikasketekin bateratu ahal izateko moduko ikasketak izan daitezen eta hizkuntza eskaintza zabaldu eta euskarari ere lekua

jose uruñuela udal dantza kontserbatorioan eta bere proiektuan sinesten dugulako eta berezkoa duen eremuan edo hezkuntza eremuan txertatzea garrantzitsua iruditzen zaigulako

urtea amaitu baino lehen eta era berean sailari eskatzen genion

egitea behin betiko integratzeko prozesuak lan handia eskatzen du

eragindako alde guztiei eta bi momentu edo fase desberdindu ditzakegu batetik hitzarmenaren fasea memoria bat landu behar da integrazioa egiteko bi erakundek duten borondatea eta konpromisoa azaltzen dituen hitzarmenaren testu bat landu behar da

betebeharrak hitzarmen proposamen horren inguruan legezkotasun txostenak egin behar dira ogasun sailak ere txostenak egin behar ditu ondoren gobernu kontseiluak onartu ahal izateko

testua sinatu orduko eta bigarren une batean integrazioaren fasea dago hezkuntza sare publikoaren menpe egongo den ikastetxe berria formalki eratu beharko da

pertsona zehatzak langileak hor ikusi beharko dira titulazioak hizkuntza eskakizunak gaitasunak eta abar integrazioaren fase honetan ere hainbat txosten egin beharko ditu jaurlaritzak eta ondoren gobernu kontseiluak egingo duen dekretu bidez sortuko da ikastetxea eta bereganatuko du

ez da prozesu erraza izango esan berri dudanez baina bidean aurkitutako zailtasunak gaindituz egingo da laudioko lanbide heziketako udal eskola publikoaren kasuan egin zen dagoeneko hezkuntza sailaren menpe dago

aurretik hitz egin dutenek esan bezala erdibideko bat adostu dugu talde bueno zuzenketa geneukan talde guztiok

urtea amaitu aurretik formalizatu dezala hitzarmena bigarrenean eskatzen diogu lehenbailehen garatu dezala integrazio prozesua bi mila hemeretziaren barruan eta azkenik sailari eskatzen diogu beharrezkoak diren jarduerak burutu ditzala integraziorako behar den aurrekontu zuzkidura

iruditzen zaigu dagoeneko abian den erakunde arteko lankidetza honek josé uruñuela dantza kontserbatorioak berezkoa duen eremura eramango duela hezkuntza eremura eta gainera talde guztien babesarekin hortaz uste dugu albiste pozgarria dela besterik ez eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria larrion anderea zurea da hitza bai

arituko naiz hitza ematen dut gai honetan ere bai bi mila hamalauan euskal herria bilduk ekarri egin zuen proposamen hau eta pastor jaunak ere azaldu duenez lehenengo puntua bazen uruñuelako

aitortzearena eta uste dut berez ere aitortza hori eginda

eta oparoa izan delako eta munduan zehar dantza konpainia ezberdinetan aritzen direlako

gasteizko udalarekin adostea ibilbide bat esan behar dugu

berez ibilbide horretan eskatzen genuena bi mila hamalauan aspaldi uste genuen azalpen horiek

pasa dira dena den urteetan eta historikoki sektoreak eskatu duen aldarrikapena izan da titulartasuna aldatzearena udal titulartasunetik

gainera ere defendatzen genuen momentuan legedian ere sostengatuta zegoela paraleloki egin zitekeelako musika kontserbatorioan egiten zena dantzan ere hemen gaude lau urte beranduago eta gure aldetik ere sostengatuko dugu

eta uste dugu ere orain dela lau urte baino leku hobean egongo garela hori pentsatzen dugu

aitortu behar da babestuko dugu beraz eta gustatuko litzaiguke hurrengo ikasturterako

izatearena eta animatzen dugu hori betetzera

euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dizuet adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak informazio lortu du el salvadorren emakume askok abortu espontaneo baten aurrean pairatzen duten egoera izugarriari buruz

erabat nahigabean eta asko baino gehiagotan oso gertuko senideek egindako sexu indarkeriaren ondorioz horrek bat ere babesik gabeko egoeran uzten ditu haur eta gazte horiek era berean emakume asko espetxeratzen dituzte

bat berme legal guztiak izango dituena eta baita defentsa egokia ere

eta egoera berean dauden emakume guztientzat haurdunaldiaren etenaldi boluntarioa egin izaneko egoeraren aurrean